arratsalde on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eustateko langile zerrendaz egin dion proposamenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on denoi eta ongi etorri eustateko langileen ordezkariei

bai inspektoreak eta bai enkuestadoreek aldi baterako kontratuekin lan egiten dute

normalean obra edo zerbitzu zehatz baterako kontratuekin urte bakoitzean zenbat hilabete lan egingo duten jakin gabe kabalak eta kabalak egiten jakiteko zenbateko lana

zenbateko diru sarrerak batzuek sei hilabetez lan egingo dute beste batzuek aldiz

egoera prekario batean daude batzuek diru sarrerak bermatzeko errenta eskatu behar dute bizitzeko eta gezurra iruditu arren horrelakoak administrazio publikoan lan egiten duten langileekin ere gertatzen da langileek egoera honen aurrean salaketak jarri dituzte eta irabazi egin dute auzitegi nagusiko lan arloko salak onartu

horrekin arazoaren zati bat konpontzen da

lan kargari dagokionez edo aldibaterakotasunarekin bukatzea ere posiblea da posiblea da baldin eta jaurlaritzak gaur egun externalizatzen dituen lan guztiak eustatera itzuliko balitu horrekin

lanaldi osoa izateko lan karga izango zuten euskal autonomia erkidegoko administrazioko lan

hogeita batgarrena artikuluak oso argi adierazten du administrazioak baliabide propioekin erantzungo die bere jarduera burutzeko beharrezko zerbitzuei akordioa indarrean sartzen denetik administrazioak

ez dagoen jarduerarik ez kanporatzeko konpromisoa hartzen du

eustat eko langileen ordezkarien artean eta administrazioaren artean sinatu zuten erdaraz esaten dena acuerdo regulador de llamamiento

antolakuntzarako ikerketa bat egitera eta externalizatuta

berreskuratzera akordio horren helburua zen ahalik eta lan karga gehien izatea langileentzat hilabete gehiago lan egin ahal izateko

akordio hori ez da bete eta jarraitzen dute esternalizazioak egiten bakarrik bi mila hamalau eta bi mila hamabostean

berrehun eta berrogeita bi mila euroko balioa zuten edo kostua zuten operazioak externalizatu ziren kanpora hortaz gatazkaren konponbidea aurkitzea erraza da

ez pribatizatu horrekin seguru langile guztiek jardunaldi osoa izateko lan karga izango zuten

urte osoan zehar eta gogoratu behar da

gogoratu behar da langile gehienak gloriak esan duen bezala

berrogeita hamabost urte inguru dituztela gehienak emakumeak direla eta beraien kontratuak aldi baterakoak izaten direnez beraien pentsioa kalkuluak egiterakoan oso pentsio kaxkarrak izango dituztela urte askotan zehar lan egin

dutelako beraien prekarizazioa mantenduko da erretiratu ondoren

administrazioan lan egin harren plazarik ez izateagatik

adibidez adibide bat jartzeagatik emateko lan orduetan

langilek bezala duela gutxi lortu dute on line egiteko aukera izatea behingoz inoiz

amaitu behar da baina langileei aurkeztu zieten pasaden urtean aurkeztu zieten lanpostuen zerrendaren proposamenean

urte osoko kontratuak proposatzen zizkioten beste herena sei hilabeteko kontratuekin eta gainontzeko herena lau hilabeteko kontratuak egiteko proposamen horrekin bai lanpostuen zerrenda egiten zen edo proposamen bat egiten zen baina prekarietatea mantenduz eta hau onartezina

aurreko guztia esanagatik gaur eztabaidatzen hari garen legez besteko proposamenarekin bat gatozela esan behar dugu langileek

justu horrekin bertan eskatzen denarekin jaurlaritzak

aldi baterako kontratuak sustatzen jarraitzen duelako eta prekarietatea egoera mantenduko delako antolakuntzan azterlan bat egitea eskatzen zaio non zehaztuko den ea

dimentsionamendua langile finkoek beren gain har dezaten eustateko

bermatuko duena kaltetutako kolektibo guztia urteko lan aldi osoarekin

batzorde tekniko bat sortzea eskatzen da lan kargak ebaluatzeko beste lanpostuen zerrenda batzuekin egin den bezala eta noski aldez aurreko akordioak eta hitzarmenak betetzea

eh bilduk zuzenketa bat aurkeztu zion eta gure zuzenketarekin edo lortu dugun

finkatzeko enplegu eskaintza publikoaren bidez gauzatzea eskatzen genuen eta horrela jaso da erdibidekoan

normalizatzeko eta administrazioko gainontzeko langileek bezain eskubideak eduki ahal izateko pserekin erdibideko

non hau ere jasotzen da esan dudan bezala eta espero dugu gainontzeko taldeen babesa ere izatea eta behingoz egoera

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

aurretik hitz egin duten bi taldeek adostutako erdibidekoarekin guk

ekimenaren berri jakin genuenean aurkeztu genuen osoko zuzenketa babestuko dugu oinarrian talde guztiok bat gatoz eustateko langileen arazoari irtenbidea bilatu behar diogula pentsatzen dugulako baina gure ustez

helburu horretarako hori dela eta gure erabakia eta jarrera hobeto azaltzen saiatuko naiz eta horretarako testuingurua

hasi nahiko nuke aurretik beste taldeetako ordezkariek esan duten bezala eustat euskal estatistika erakundea da

izaerarekin gure erkidegoko estatistika ofizialez arduratzen da

estatistika informazioa biltzea aztertzea eta zabaltzea izan da eta da

estatistikak oso tenporalak direla inkestak egiteko lana oso tenporala dela oso estazionala eta ez da lan bera egiten urte osoan zehar ezta urte batetik bestera ere

beraz hainbat urtez bere eginkizuna burutzeko alde batetik behin behineko lan kontratupeko

eta bestetik espezializatutako enpresekin ere lan egin du hori izan da

ere jasotzen zuen behin behineko lan kontratuak erabiltzeko aukera eta hortaz

eragozpenik ez zuen sistema horrek ordea eustateko hainbat langileek erreklamazioak aurkeztu zituzten

epaitegiak erreklamazioen inguruko sententzietan ebazten hasi ziren

eustateko langileak ez zirela behin behineko kontratupekoak

ebazten zuten horiek egiten zuten lana estrukturala egiturazkoa zela eta beraz kontratu horiek finkoak edo behin betikoak zirela baina era berean epaitegiek ebazten zuten lan horiek finkoak ez ezik aldizkako

jakitea non esaten duen akordio horrek externalizatzeko lan guztiak

ahal duzun non aipatzen den hori baina bueno beraz bai orduko euskal jaurlaritzak ordezkariek bai sindikatuetako ordezkariek

ohiko jardunari eta inkestagile eta ikuskatzaileen lanpostu horien eginkizunei buruz

antolaketa azterlan hori burutzea era berean

itzartu zuten ere bai langileen lanpostu zerrendan rpt delakoa sortu beharko zirela

ohiko jarduna egiteko berrez lanpostu kopurua eta gainera behin betiko enplegua kontzolidatzea ere bai

azterlanik proposamenik egin aldiz indarrean dagoen legealdi honetan eta akordioa jasotakoa betetzeko asmoarekin urkullu lehendakariaren jaurlaritzak

urteko hasieran proposamena jarri zuen mahai gainean sektoreen mahaiaren aurrean

epaitegiek ebatzitakoa edo lan kargak urte osoan zehar edo urteetan zehar izan ahal daitezkeen lan kargak

jasotakoa kontuan hartzen zituen azterlanean oinarrituta egin zuen proposamen hori bertan aipatu zuen moduan besteak beste jasotzen zen hogeita hamaika

jardunaldi osoa izango zutela berrogei sei hilabetekoa eta

egia da proposamen honek segurtasun juridikoa handiagoa bermatzen die eustateko langileei jardunaldiko kopurua handitzen du eta ondorioz lan baldintzak dizkie eta gainera sindikatuekin adostutako deialdien hurrenkera errespetatzen du ordea proposamen hau ez zen sindikatuen gustukoa izan

proposamena erroldatu zuela sindikatuen eskariak jasoz bide beretik eh bilduk ere antzeko planteamendu egin zuen duela urte bete erroldatutako osoko zuzenketan

hasierako zuzenketak eta orain erdibidekoa ezagutu ondoren guk

lehenengo eta behin antolaketa azterlana aurkez dezala jaurlaritzak eta sektore mahaian akordioak bila ditzala lanpostuen zerrenda adosteko gainera

eustatekolangileekin egin daitezkeen horren ondorioen arabera erabakiak hartzeko eta azkenik izapidetzen ari garen enplegu publikoaren legean kontuan hartzea sententzietan errekonozitutako aldizkako langile finkoak hain zuzen ere bertan jasotzen diren behin behineko enpleguaren kontsolidaziorako prozeduretan parte hartu ahal izateko eta besterik gabe mila esker

euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

ideiak oso argi gelditu direla alde guztietatik

ez errepikatzeko berriro ere ideia berdinak uste dut orbegozo jauna

saiatuko naiz esan dut agertzen den

kontratatudunen kolektiboentzako hitzarmenean agertzen da non administrazioa jarduera berririk edo horrela agertzen da orain azpikontratatuta

konpromisoa hartzen duela hori alde batetik eta ikusi dugunez bai bi mila hamalauan

behintzat ditugun erantzunak eta bai bi mila hamabostean operazioak externalizatzen jarraitu egin direla eta beste aldetik badago acuerdo regulador de llamamiento non hirugarren atalean edo artikuluan jartzen du

en el estudio eajren zuzenketari dagokienez

aurka ez gaudela esan behar dugu baina guretzat oso eskasa gelditzen dela ez duela jasotzen premiazkoa dena edo

horrekin bukatzeko beharrezkoa dena lanaldi osoa izatea urte osoan zehar konpromiso hori ez da agertzen eta hori behintzat

oso garrantzitsua zen horregatik uste dugu sinatu dugun erdibidekoa osoa gelditzen dela eta beste aldetik bakarrik beno nik ez ditut

akordio horrek zer esaten duen hau da hogeita bat puntu bat

eta ez dago beraz

esan dizudana irakurri gure proposamenaren hirugarrena puntua eta hor ikusiko duzu hain zuzen ere

hori literalki jarri dugula beraz

gero psoek esan duenaren inguruan

mediante ese estudio objetivo eta besterik gabe berretsi guk gure zuzenketan aurkeztu

arazo honi eta horretarako proposatu proposatu duguna izan da hain zuzen ere indarrean dagoen akordioan jasotakoa kontuan hartuta

horren ondorioetatik abiatuta mahaian sektore mahaian negoziaketa abiarazi dezala eta akordioa lortu dezala rptaren inguruan langileen lanpostuen zerrendaren inguruan eta gero hori kontsolidazio prozeduretan egikaritu ahal izateko besterik gabe mila esker

amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena donostiako benta berri auzoan dauden babes ofizialeko etxebizitzei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bilduren taldearen ordezkaria den otamendi andereak dauka hitza

eztabaidatzen dugun lehen aldia denok dakigun bezala oraingo honetan legez besteko

euskal talde popularretik berak oraintxe adierazi duen bezala bizilagunek

eta bi mila hamalauko abenduan eztabaidatutakoa izan zena

baina oraingoan aurkeztu dugun osoko zuzenketan puntu bat gehitzen dugu jaurlaritzari eskatuz

elkartu dadila benta berriko babes ofizialeko etxeetako maizterrekin

beraien eskariak eta proposamenak aztertu eta elkarrekin soluzio bideak bilatzeko bitartekari lanak eginez ulertzen dugulako benta berriko bizilagun hauek ezin dutela ziurgabetasun egoera honetan jarraitu gure ustez garbi dago hemen gauzak hasieratik hasietatik ez zirela oso zuzen egin

pribatuen esku utziz promozioa nola egin zen ikusita pribatuen arteko kontuak dira hauek eta tamalez erakundeek ezin dute nahiko genukeen guztia egin erakundeen egin beharra da

baina zoritxarrez ez gaude egoera horretan oso urrun gaude gaur eguneko lehenengo eztabaidan entzun ahal izan

dauden hainbat eta hainbat etxerik gabe pertsona adibidez

alokairu aukera erreala izango litzateke eta ez leudeke hainbeste lagun etxerik gabe edo

horregatik egunen batean promotoreak etxeak saltzeko erabakia hartuko balu gure ustez

eta hala egin beharko luke etxebizitza horiek parke publikora lotuz alokairuan eskaintzen jarraitzeko noski baldintzak betetzen dituzten herritar guztiei bertan bizitzeko aukera emanez behar gehien dutenei lehentasuna emanez aurkeztu den legez besteko proposamenaren aurka ez gara azalduko

eta zentzuzkoa iruditzen zaigulako eskatzen dena baina iruditzen zaigu motz gelditzen dela

baizik eta gizartearen beharrei erantzungo dien etxebizitza politika egoki batetarako eskerrik asko otamendi

legebiltzarkideok arratsalde on beharbada hona jaitsi ordez

aurreko osoko bilkuran tratatu zen puntu guzti haietan eta emandako argibide guztietan berresten nintzela

puntua amaitua egongo litzake zeren gaur ez dugu ezer berririk entzun ez

ez dut entzun eta badirudi puntu honek berritik duen bakarra etxebizitza hauek

datu batzuk eman nahiko nituzke datuak ere nola interpretatzen den izaten baita

urtea lehiaketa publiko bat egiten da eta babes ofizialeko etxebizitzak

egiten da baldintzak hogeita hamar urterako kalifikazioa etxebizitza

etxebizitza horiek alokairura bideratuak izan behar zuten etxebizitza horiek hamabi urte horiek

erosteko lehentasuna izango lukete beti ere eusko jaurlaritzak apirilaren hamabosteko

ematen dion lehentasun hori egikarituko ez balu orduan

hamabi urte pasa eta bi mila hamarean urte horretan bukatzen da etxebizitza horiek alokairuan edukitzeko epea

propietarioa dena momentu horretan promotore horrek salmentarako

bost urtetarako lehen esan den bezala luzatu zuen eta bi mila hamabost arte bi mila hamabostean eta hemen aipatu den aburto sailburuak

alokairuan jarraitzeko ideia beraiei transmititu zien eta nik ere informazio berdina daukat seguruena zuk ziurragoa izango duzu orain ere bost urtetarako luzatzea eskaini zaie

daudenei hau guztia esanda kontestu honetan

hobeto esanda bostehun eta piko erlazio juridiko pribatutaz esaten denean irtenbide konjuntu bat eman behar dela bateratu bat eman behar denean

irtenbide eman behar ote diren beraz

berean gaude eta guk egin dugun bakarra da nolabait ere bidea erraztu asmoz ba momentu hartan esaten genuen babes ofizialeko legea bete beharko zela ze jaurlaritzari gelditzen zaion papera joko guzti honetan da

legea betearaztea horrek esan nahi du kontratu berriak bisatu behar baldin badira

baldintzak bete behar dituztela gainbegiratu eta

beste edozein herritarren aurrean bezala eusko jaurlaritzari eskatzen zaionean beste paperik eman gabe bitartekari beste paperik eman gabe dagokion paperik eman gabe

bilatu asmoz ez dakit konponbide bat edo konponbide asko izango edo izan beharko luketen baina lan egin dezala bigarren puntuan esaten denean

baimentzeko esan beharko genuke permuta horiek posible direla

baina kontratu berri bat izango litzatekeenez babes ofizialeko etxebizitzetako baldintzak bete beharko lituzkete orduan

queda bien koletila horiek bere garrantzia ere badute eta

inskripzioari buruz etxebiden inskribatu ahal izateari buruz baita ere esan beharko genuke aukera horiek

bi mila hamabiko ordena abenduaren

posible izango lukete etxebiden izena ematea beraz guk ere esaten duguna da

badutela ez dezagun araudi bat aldatu kasu konkretu batetan jakin gabe gainera zer den eskatzen dena nik behintzat ez daukat garbi

gure hiru puntuak horretan bildu ditugu ez dakit edo berez errealitateari oinak lurrean jartzea deitzen zaion beharbada aurreko osoko bilkuran ere esaten nuen bezala queda bien jarrera izan liteke konponbide bat ez eduki jakin arazoa konpontzea ia

enpresari emandako bide hori

eta nolabait queda bien izan liteke gobernuari esatea norberak esan nahi ez diona esateko besterik ez

eskerrik asko urkola jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

tras estas explicaciones nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna erantzunen txandara pasatuz llanos anderea zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euzko abertzalea urkola jauna zurea da hitza

bai ez dakit ezer esatekorik badudan

bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita bost bai

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatu dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatu dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita sei bai hogeita bost ez hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrenda agortu denez